egun on sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi lehenengo eta behin esan beharra dago euzko alderdi jeltzalea ez dagoela ados ppk

argi eta garbi azaldu izan genuenez kongresuan bigarrenez legeak lege diren heinean bete egin behar dira nahiz eta ados ez egon alde batetik badaude legezko bideak indarrean dauden legeen kontra egiteko errekurtsoen bidez esaterako ondo dakizuenez

atez ate bilketaren kontra dagoen gipuzkoar batek bere zaborrak pintxoetan jarri beharrean beste edozein lekutan jarriko balituzke

cuanto antes bilduren jarrera ikusita gure ustetan planteatzen ari direna berriz ere lege bati intsumisioa da hiru

legeari hain zuzen ere baina zer lortzen dugu horrekin ezer onik desadostasunak madrileko organoaren esku uztea eta guretzat hori ez da zilegia beste galdera zuzen bat talde proposailearentzat zergatik eskatzen

eh bildukoek beste zenbait kasuetan bete egiten dituzuenean ere lege diren heinean legeak bete egin behar direlako eta kasuz kasu espainiako

lana edukitzea edo mantentzea eh bilduko ordezkariak esan duzun moduan premiazkoa bihurtu dira krisi egoera honetan eta zalantza gabe

ppk bultzatutako lan erreformak urteetan zehar esfortzu handiz irabazitako lorpenak bertan behera uzten ditu

ez dago batere ados lan erreformak langileen lorpenentzat suposatzen dituen murrizpenekin baina indarrean dagoen lege honen aurrean saiatu gaitezen

gehien gutxitzen zelan epaitegi konstituzionalak bere epaia ematen duen bitartean gure esparruan adostutako irtenbide bat ematen daukagun arazoari ezin dugu espainiako gobernuaren esku utzi hitzarmen kolektiboetan ezarritako lan baldintzak ez aplikatzean

aprobetxa ditzagun gure eskumenak eta saiatu gaitezen euskal batzorde bat eratzen baina eragile guztien partaidetzarekin aurreko gobernuari hau leporatu ahal zaio ez zituela kontutan eduki eragileen

nahi bat adieraztea baino ez auzitegi konstituzionalak

legearen kontrakoak direla esan dezala eta indargabetu ditzala besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez dituen taldeen txandan mistoa
upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkariak

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sánchez andereak dauka hitza

lan erreformarekin ez gatozela bat esan genuen madrilen eta han eztabaidatu egin zenean argi utzi genuen

legea den heinean bete egin behar da eta saiatu behar garena da tratar de evitar que sea

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

euskadin hartu beharreko zerga neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

sozialisten taldeak legez besteko proposamenaren kontra egingo dugu eta gure

arrazoiak ematen saiatuko naiz proposamenaren bitartez sozialistek nahi dutena da prieto jaunak argi utzi duen

legebiltzarrak izatea arlo honetan gaitasuna daukana berak aipatzen da legez besteko proposamenean euskadiko autonomia erkidegoko estatutuaren berrogeita batbigarrena artikulua ekonomia itunaren legearen

eta lurralde historikoen legearen hamalau puntu hiru artikulua eta azkenik harmonizazio koordinazio eta lankidetza fiskaleko legea

sozialistek egiten duten interpretazioaren arabera ganbera hau da fiskalitate politika eztabaidatzeko eta ezartzeko lekua horretara sozialistek

ekimenaren babesle gisa nahastu egiten dituzte gure ustez bere desioak eta aipatutako artikuluak benetan diotena

euskadiko autonomia erkidegoaren berrogeita batbigarrena puntuak

batzar nagusiak direla jakina denez zerga erregimena mantendu ezarri eta arautu behar dutenak es por lo tanto en sede foral

arretaz irakurriz gero ikusiko duzue transkribatutako artikuluak berriro ere aitortu egiten duela ezinbestez zerga eskumena

zerga desberdinen bere biziko elementuak modu bakarrean arautzeko agindua ere horiei zuzentzen zaiela noski aurreikuspenak ez dezaten salbaezineko kontraesanik sortu eta dezaten aldarrikatutako foru eskumenaren hustutzerik egin ulertu egin behar da bigarrenak kriterio orientagarri bat ematen duela lurralde historikoen arau politikarentzat onartzen dituzten

edo elkarlan falta sortu harmonizazio koordinazio eta lankidetza fiskaleko legeari dagokionez ez da iritzi

zergen elementuak ezarri besterik ez du egin

gorospe andrea zuzenketari aurkeztu ez duten taldeen txanda pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

ia beti fikzioa gainditu egiten du eta askotan

hitz hutsetan geratzen dira programa politiko bat diren aurrekontuak ikusten ditugunean aurrekontuak programa politiko bat dira eta hortzen nabarmen geratzen da

iritzi diogu ganbera honek legimitate osoa daukala fiskalitateaz

eta bere iritzia emateko jarraitu beharreko lerro nagusiak ezartze aldera gure helburua da ganbera honetara tresna erabilgarri bat ekartzea

oinarri zehatzak jartzea aurrekontuetan jasotzen den urteroko

erantzunen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea efectivamente señor

zure diskurtsoa entzunda prieto jaunaren diskurtsoa entzunda

hirurok legez besteko proposamen hori sinatuko duzuela eta horrek

zuen helburua beste bat dela zuen helburua euzko alderdi jeltzaleari emateagatik kokoteko bat emateagatik zuen ideia propioen kontra joateko gai zaretela

euzko alderdi jeltzalearen kontra joateagatik hori da zuen helburua eta hori

gaurko eztabaidan eta itxi zenuen aurreko eztabaidan gure legebiltzarkide

taldeko alex etxeberriarekin iruzur fiskalari buruz eztabaidatu zenuena eta hemengo beste

euskal herria bilduk ez dio ekimen honi zuzenketarik egin erabaki genuen orain egun batzuk izandako monografikoaren ondoren beste urrats batean jokatuko ginela hau da eztabaida hartan hartutako erabakiak abian jartzeko urratzean kokatzen ginela esaten genuen

zuk ez duzu zuzenketari aurkezta maneiro jaunak ez du zuzenketari aurkeztu

eusko alderdi jeltzalearen kontra ateratako ekimen bat hori zen

salatzen duzu beste batzuen asmoa eta euzko alderdi jeltzaleari kokoteko bat ematearren zuen ideia propioen kontra joateko gai zarete zein sendotasun dauka zuen proiektuak

jasota instituzioen bere pertsonalitatearen mailaren eta eskumenaren defentsa instituzional ezberdinak errespetatu egin behar ditugu indarrean dagoen legedia gustatzen ez bazaizue aurkeztu ekimenak aldatzeko

eskatuko diezue herritarrei legeak betetzeko

ez baduzue eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jaunak dauka hitza

eztabaida guztiak amaituta bototara jarriko dugu lehen puntua

egoerari buruz mistoa upyd euskal talde sozialistak eta euskal talde popularrak sinatu duten

hirurogeita hamairu bai hogeita zazpi ez berrogeita zortzi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

hogeita zazpi ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa bigarren

eta eusko jaurlaritzak hartzeko asmoa duen erabakiei buruz hemen mistoa

euskal sozialistak eta euskal popularrak euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

puntua hirugarren puntua lan hitzarmenak ez betetzean sortzen diren desadostasunak konpontzeko batzorde bat

eh bildu taldearen jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita bat ez

ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu bai

bale erdibideko zuzenketaren batgarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita bi ez hogeita hamairu

bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bigarrena puntua ere onartuta geratzen da

puntua bozkatuko dugu euskadin hartu beharreko zerga neurriei buruz alderdi sozialistaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratu da jatorrizko testua